egun on guztioi osoko bilkurari hasiera emango diogu

eskuordetu dutela gai zerrendako lehenengo puntua eh bildu talde parlamentarioak egindako legez besteko proposamena gazteen lan prekarietateari aurre egiteko programa berria indarrean jartzeari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena talde proposatzailearen txanda

legebiltzarkideok legebiltzarburua eskerrik asko egun on gazteontzat etorkizunik ez entzuten zen atzo donostiako miracruz auzoan

esperantza faltsuetara kondenatu gaituzuelako garaipenik ez da izango galtzekorik gabe baina guk ezin ditugu gazteak bidean ahaztu horregatik gaurkoan proposamen zehatz batekin gatoz pentsatu eztabaidatu eta gure ustetan onartu beharreko proposamen batekin

esan diguzue askotan egoerak hala behartuta pandemia konpontzea ez dugu exijituko

baina pandemiaren ondorioak aztertzen gabiltza sakon aztertzen gabiltza eta badakigu gobernu honek hartu dituen erabakiak ez direla aukera bakarra izango

ondoren oposizioko alderdiak alderdi nagusia proposamenik egiten ez duela esan ez dezazuen

anbizioaz hitz egin dezakegu agian anbizio politikoaz errealitatea eraldatu eta jendearen bizitzetan eragiteko gaitasuna duelako ganbera honek

gestio hutsetara bideratzen dela atril honetatik esan eta ondoren egiten dena edo esan arren askotan ez dela egiten denbora daramagu prekarietateaz hizketan eta era berean aspalditik konpartitzen da gazte prekarietatea gurean instalatu dela alabaina honekin bizitza normala edo asumitu beharreko kontua dela transmititu nahi baduzue ere guk ez dugu amore emango gazte prekarietatea gainditu daitekeelako betiere

enplegua gure jardun instituzional instituzionalaren erdigunean kokatu behar dugu gazteek bizi dugun egiturazko lan eta bizi prekarietateaz ari gara hau ez delako lan munduari soilik dagokion arazotxo bat eta batez ere egoera hau ez delako birus baten ondorioz gertatu bizitza prekarioez hitz egiten dugu gazteok gure bizitza proiektuak erabaki eta garatzeko ez dugulako inolako aukerarik

belaunaldi oso bat erantzun eske dabil eta zuek beste behin lakuako lau pareten artean gotortu zarete itxarotera behartuz baina alternatibak eskaini gabe

gazteen langabezia tasa bikoiztu egin da aurreko urtearekin alderatuta hamar gaztetik lau langabezian daude baina langabezia tasa jaistea soilik ezin da izan helburua jaitsi arren sortzen den enplegua aztertu behar dugulako

eta langabezia tasa horietako bat baldin bada ere badakigu beste hamarnaka arazo daudela gazteen lan baldintzak orokorrean kalitatezko enplegutik gehiegi ezin da zalantzan jarri eta horren adibide dira soldata miserableak aldi baterako lan kontratuak ordaindu gabeko praktika kontratuak eta orokorrean gazteak lan esku merke bezala proiektatzea gogoratu

financiando y justificando la precariedad eta baldintza penagarri hauetan zer espero dugu gazteok sinpleki ezer ez

bizitzan aurrera egiteak kostu handi bat suposatzen du gazteon egunerokoan prekarietate honek ezegonkortasunak eguneroko erabakiak hartzeko baldintzarik ezak

berrogeiak depresio zantzuak izatea ekarri du lanik gabe etxerik gabe lagunik gabe parranda gabe aurrera egitea gehiegi kostatzen ari da

gazteez ahaztu zarete argi daukagu diru publikoarekin ezin dela edozer gauza finantzatu eta orain arte enplegu politiken emaitza lotsagarria izan dela prekarietatea besterik ez gobernuek baldintzak sortzen dituzte enpleguaren arloan eta horregatik azpimarratzen dugu

ez duelako balio hauteskunde programan kalitatezko enpleguaz aritzea eta ondoren egiturazko prekarietatea gainditzeko neurri errealik ez hartzea porque uno

gobernu honek erabakiak hartzeko obligazioa dauka gazteek lanean jasaten duten esplotazioa atzean uzteko bestela nik neuk ere esango dizuet zein izango den legegintzaldi honen titularra eusko jaurlaritzak gazte prekarietatea finantzatzen jarraitzen du beste lau urtez eta badakigu egungo egoerak ez duela laguntzen badakigu covid hemeretziak arazo hauek areagotu azkartu eta esperantzarik gabeko mundu bat irudikatzeko eskenatoki perfektua sortu duela baina birus batekin bizitzera

ezin ditugu asumitu gainditu daitezkeen hainbat kontu eta batez ere ezin dugu onartu ezegonkortasuna eta egiturazko prekarietatea gure gorputzetan bizitzera kondenatzea jada ez du balio pandemiaren aitzakiak ez du balio gobernua zerbait egiten ari dela esateak egiten ari den apurra gure prekarietatea hauspotzeko denean

eta egun gazteok gure aldeko politika publikoak sustatu eta martxan jartzea merezi dugu eta behar dugu hau ez da kapritxo bat oinarrizko eskubideen aitortza

beste kontu bat legegintzaldi honetan hain ohikoak bihurtzen ari diren kajoietan usteltzen utzi dezakezue gaurkoan ere eta urgentzia horren erakusle asko hedatu da prekarietatearen errelatoa horrela esan liteke edo benetan gertatu denaren kronika

egoerak pena ematen duen honetan araba bizkaia eta gipuzkoako gobernua sostengatzen duten alderdiek herritarrek eta bereziki gazteek bizi duten egoera prekarioa dela

aurrekontuetan prekarietatea hitza ez zen ageri ezkutatzeko saiakera baliogabe batean edo ez dakigu oso ondo zergatik baina ez zenuten erabili batzuetan atril honetatik entzuten ditudan kontuak ez ditut oso ondo kalean beste termino batzuetan hitz egiten dabilelako jendea beste termino batzuetan hitz egiten dabilelako gazteria kalean jendeak bere bizitzaz hitz egiten duelako

eta zer eskaintzen diozue neka neka eginda dauden erizain gazte guzti horiei izurri hasi zenetik hamarnaka kontratu sinatu eta oporretarako

aukerarik izan ez dutenei normala al da langile hauek hilero kontratu berri bat sinatu behar izatea langileok kontratu mugagaberik ez izatea nekez gaixotuko ditugu gure erizain gazteak erantzun erreal bat ematen ez badiogu edo zer

enpresetan ezerezen truke lanean ari diren horiei edo fin de obra kontratupean jabearen kapritxoa arbitrarioen menpe dauden langile gazte guzti horiei

nola gazteek hala itotzen dituzten gorbatadun gizonentzat eta zer

oraindik partikularrak ematen ari diren magisteritzako graduatu guzti horiei oposaketak noizko egun osoa liburutegian ikasten eta partikular batzuk ematen

legez eraikitako estatuak legezko erantzunik ematen ez dieten horiei

al da zuen legea ilegala bada al da zuen legea balio ez badu al da zuen legea zuen jardun normala baztertzailea baldin bada al da normalitatea eta guk normalitate berri baterako proposamen berri bat ekarri nahi izan dugu gaurkoan egoera berriei errezeta berdinak aplikatzeak ez duelako ezer onik ekartzen guk klabea den kontu batean jarri nahi dugu fokua

aritu behar dugu nahitanahiez gazteok gure bizitza eta lanen gaineko erabakimen osoa behar dugulako hitzetatik ekintzetara pasa behar dugu eta deklarazioetatik egin daitezkeen planteamenduak aurrera eramatera

gobernatzeko modu bakarra ez delako existitzen eta guk ere badaukagulako zer esana enplegua sortzea ez da nahikoa egun enplegu duinak sortzea ezinbestekoa baita eta horretarako minimo batzuk ezarri behar ditugu eta orain arteko esku hartzeek aurrez ere azaldu dudan arrazoiengatik berea eman dutela sostengatzen dugu gazteen aldeko proposamenak baino

eta prekarizatzeko besterik balio ez duten programak ikusi ditugulako orain arte eta horregatik kalitatezko enplegua ardatz duen proposamen honekin gatoz

orain arte martxan egon diren eta oraindik deuseztatzeko intentziorik ez dituzuen programa horiek kalitatezko enpleguaren bidetik ezaugarritzea eta eraldatzea eta bestetik orain artekoek berea eman dutela ikusita eta batez ere

gazteen lan prekarietateari aurre egiteko programa berri masibo bat abiaraztea proposatzen dizuegu ezaugarri zehatzekin eta kalitatezko enplegua ardatz izango duena zertarako gazteek euren bizitzen gain erabakitzeko bi astetik behin gazteak ez kaleratzeko gazteen eskubide laboralak bermatzeko y para que no nos tomen el pelo

ez baliatzeko emakume gazteen zaurgarritasuna kontuan izanda neska gazteak muturreko prekarietatera ez kondenatzeko martxoak zortzian pañueloa buruan eta besoa altxatzea ez baita nahikoa politika publikoek feminismoaren eskariak

feminista ez baita argazki politak ateratzen dituen politikaria feminismotik politika publikoak eraikitzen dituen politikaria baizik beraz argi eta garbi daukagu kontratu mugagabeak behar ditugu lanaldi osokoak hitzarmen kolektibo propiopean egongo diren kontratuak

formakuntza eta lanposturako egokitzapena enpresen esku uztea eta neska gazteak lehen lerroan

alternatiba hementxe daukazue guk alternatiba hau ekarri dizuegu gaur eta amaitzen joateko gaurkoa aukera bat izan liteke norabidea aldatu eta gazteon bizitzak erdigunean kokatzeko behingoz eredu

hasteko ulertzen dugu asko dagoela jokoan eta gazteon egoerak duen urgentzia dela eta ezegonkortasun hau gehiago luzatu ez dadin

guk ez ditugu herritarren interesak erabakitzen guk ez ditugu herritarren interesak markatzen herritarren interesek markatzen dute gure jardun politikoa gure norabidea eta horiek hona ekartzea dagokigu eta gaurko proposamena ez onartzeak gazteei bizkarra ematea suposatuko du beste behin beraz espero dut hurrengo minutuetan atril honetatik entzungo direnak interes horien defentsan izatea eta batez ere

hemen defendatzen diren ideia horien arabera aurrera eramatea
besterik gabe eskerrik asko eskerrik asko saez de egilaz andrea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

una jungla para la juventud besterik ez eskerrik asko eskerrik asko hernández jauna

eskerrik asko presidente andrea lehendakari jauna sailburuak egun on legebiltzarkideok

gaur berriro gai interesgarri bati buruz eztabaidatzen ari gara

pandemiaren eragina bereziki

duelako eragina langabeziaren tasa eta prekarietatean

oso larria da kolektibo honentzat eta beharrezkoa da ekimen desberdinak bultzatzea instituzio desberdinen artean

lehentasuna inolako zalantzarik gabe gazteen egoera lanaren inguruan izan behar da

de desempleo horrela euskal alderdi popularrak eta ciudadanos taldeak gure

beharrezkoa ikusi genuen dauzkagun programetan programak indartzea bereziki eta

programa zehatzak bideratzea egoera guzti honi aurre egiteko pentsatzen

adostea zerbait honen inguruan ikusita aurkeztutako zuzenketa euzko alderdi jeltzaleak eta alderdi sozialistak aurkeztutako

ez da posible izan eta gure abstentzioa emango diogu zuzenketari gainera ikusita aipatzen duela akordio bat bi mila hogeian azaroaren bostean sinatutako akordio bat

akordio bat legebiltzarrean eta gure abstentzioa eman genuen orduan kasu honetan gure abstentzioa emango diogu baina sí que es cierto

ez da posible izan hemen daukagu ere sailburua enpleguaren sailburua mendia andrea baina uste dugu hau izan behar dela bidea eta horren arabera

proposatzen azkenean egoera honi aurre egiteko eta bereziki eusko jaurlaritzak bere betebeharrak betetzeko

también a ustedes eskerrik asko rico jauna euzko abertzaleak ipiñazar andrea zurea da hitza

eskerrik asko legebiltzarburu andrea lehendakari sailburu legebiltzarkideok egun on danori gure taldeari beti pasetan jakunuez azkeneko berba egiteak ba alde onak eta txarrak dekoz ta txarren artean ba bueno

zatitxue gehituten saiatuko naiz bueno legebiltzar honetan

pandemiak ondorio oso larriak itxi dauzela eta ixten dabilela gure gizartean

dekoguzen gai ordenak ez pandemiaren eta bere ondorioen inguruko gaiak dire ia danak errealitate bat da eta errealitate

hori baita gizarteak eskatuten doskune erantzunek laguntasune ekintzak denon artean baina danon aldeko konpromezue egon behar da noski

errealitate latz honeri aurre egiteko adibide egokiena dela uste dugu dimentsio orokorrean baita instituzio arteko

euritako bat ekonomia eta enplegua suspertzearena izanik printzipio zehatz honek partekatutako

enpleguak mantentzea prekarietatearen eta behin behinekotasunaren aurka borrokatzea genero ikuspegitik

susperraldi ekonomikorako eta enplegurako sail arteko esparru programa bat garatzea da

programa hori martxan zegoen berpiztu programa hain zuzen be agente sozial eta ekonomiko ezberdinen aportazioei esker jaio zen euskadi barriro martxan ipinteko europaren eskutik goaz

honen barnean dagoen react europe programak aipamen berezia egiten dotze enpleguaren berpizteari

beraz aipatu doten moduen berpiztu europako funtsen eskutik doa

hamairu mila berrehun eta berrogeita hamar milioiko aurrekontua eduki egingo duela bi mila hogei eta hogeita lau arteko denboraldirako bertatik

eta ehun eta hirurogeita bi milioi euro gure emendakinean sartu dugun eta guretzako oso garrantzitsua den gazteen enplegurako txoke planerako eta zer espero da ekimen honegaz ehun eta hogeita hamabost mila lanpostu sustatzea

beraz argi dago gobernu honek lehentasun moduan daukazala gazteak eta beraien etorkizuna gure etorkizuna bi mila hogeiko azken

gazteon desenplegu tasa ehuneko hogeita hamabost koma laurogeita hirukoa izan da aurreko

portzentual gutxiago eta estatu espainiarragaz konparaute lau koma hogeita hamaika puntu portzentual gutxiago ez gara konforme baina bueno zeozer ondo egiten egongo da gobernu hau ez

igoten eta bajatan atzetik instituzioen lana dau enplegu sortzaileen lana dau eta langileen esfortzua dagoelako be bai azaroan

gaur esan duzu ez dela garrantzitsua agian igual tasa aldatu delako jaitsi egin delako eta bueno sekulako interesetan hori aitortuta ez eusko jaurlaritzak proposatzen duen txoke plan honetan

lan esperientzia edukitzeko aukera langabezia tasa orokorra ehuneko hamartik behera bajatutaren erronkagaz

beraz talde proposatzailearen aldetik behin eta berriro errepikatu izan dena hau da

nik uste dut argi gelditu dela ekintzak badauzela nahiz eta

interpelatu zenion egunean eta gaur be esan duzu zure interbentzioa ez da sermoi hutsean geldituten gaur

rico jaunak esan dotzu akordiora helduteko gogorik zero

helduteko disposizio osoa eduki dugula beti baina

hasieratik kanpoan ixtea izan da zuon nahia hemen

konpromezurik edo ahaleginik ez dugu ikusi inondik inora

eta hemen hartzen duguzen erabakiek eragin inmediatoa edo zuzeneko eragina edukitea baina zoritxarrez

are gehiago pandemia garaian gauzenean eta pandemiak berak

denbora zein den hala ere horrek ez dau gura esan lanean ez dagoenik gobernu hau

uste dut argi gelditu dela zeintzuk diren arlo espezifiko honetan dauzen

eta ez dira hitz hutsak berbaren aurrean ekintzak planteatuten direlako

zure hitzartzean sailburuari egindako interpelazio hartan azaroan jada

martxan dauzen eta jarri nahi diren ekimenak aipatu dodazenak eta errepikatuko ez dodazenak berriro aukera kentzea

edo aukerak eskaintzea ikusi dizu datuek zer esan daurien hor instituzioan

ez esateagaz dena konponduta dago pentsatu gura dot denok ados gauzela

aldekoak garela esaten dugunean baina askotan alderdi ezberdinek jarrera ikusita dudak sartuten jataz

beste alderdigaz batez be talde proposatzaileagaz

beste batean lortu ahal dugun besterik ez eta eskerrik asko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

andrea erantzunen txandara pasatuz eh bildu taldearen ordezkaria

egingarria dela egingarria dela baldin eta ados egongo baldin baginateke zuek esan duzue ez zaudetela ados ba orduan ez da egingarria zuek daukazuelako mayoría absolutoa eta gu horren kontziente ere bagara badakigu

eta zuek egindako enmiendetan zuek egindako zuzenketetan argi eta garbi utzi zenuten plan masibo hori edo programa berri hori ez zenutela nahi beraz logikoa den bezala nik gurekin akordio batera iristeko aukera errealak

badakigulako beraiek horren alde agertu direla

guk egin dugun gauza bakarra da proposamen bat egin eta proposamenak egiten gabiltza ere legegintzaldi azken urteetan bizi den egoera gogorrenetako baten aurrean egonda beste norabide bat hartzeaz ari garelako hizketan cambio de rumbo es lo que décimos nosotras legegintzaldian zehar egin direnak kontutan hartzen baldin baditugu ez gaituztelako konbentzitzen ez delako ezer aldatzen eta hortaz ari garelako besterik gabe argazkia beti polita geratzen zaizue baina gauza da

lehen interpelazioan baina orain berriz esango dut orain badirudi hemen ezin direla esaldiak errepikatu baina ez dakit

dokumentu bat aurkeztu genuen horri dagokiona eta horregatik esaten dugu guretzat gaurko proposamena horren bidetik doala ere bestelako programa batzuk martxan jartzeaz ari gara eta zuek moduren batean next generation

guk ere planteatu duguna ez zaretelako eseri ere gurekin hitz egitera eta guri iruditzen zaigu zuek bai zuek bai utzi duzuela next generation alde batera eta erabat ahaztuta

ari garenean gazteetaz ari gara gaur iruditzen zaigulako

gaur egun eta gazteria irakurtzen ari dela kolektibo zaurgarri bat bezala hala delako baina iruditzen zaigu gazteriari lehen lerro hori eman behar zaiola

egoera zaurgarrienetan dauden guztientzat mila berrehun euro oinarrizko soldata bezala pertsona guztientzat bizitza duinak aurrera eramateko baina gaur gazteez ari gara gazteez hitz egiteak gaur ez du esan nahi

benetako salto kualitatibo bat emateaz ari ginen gaurkoan proposamen honekin egingarria delako baina

gobernatzea eta oposizio guztia alde batera uztea momentu oro

eta zuek badirudi sistemarekin kolaboratu nahi duzuela eta horren bidetik jarraitu nahi baldin baduzue

ados baina akordatzeko prest egon gara beste momentu batzuetan ere eta zuek beti esan diguzue ezezkoa atril honetatik ere

elkarrekin podemos ezker anitza hernández jauna zurea da hitza

euskal talde popularra ciudadanos taldearen ordezkaria garrido andrea bertatik eskerrik asko presidente andrea
bueno eserlekutik egingo dut eta laburra izango naiz yo creo que el gobierno vasco

garrido andrea euskal sozialistak rico jauna zurea da hitza

pero historias también ya escuchamos beno hasi gura dut esaten niretzako benetan pena bat dela

hasieratik baztertuta egon gara baina pena bat da uste dudalako puntu

ez dugu eduki aukera bat bez rico jaunak be esan du eta

udaletan zer gertatzen den ez nik beno kontratazio publikoetan eta ez naiz

gauza bat egiten dela ez adibidez más hechos uniéndome a galdakao durango más hechos urrunago joan barik nire herrian hemendik hiru ordu laurdenera igorren

enplegua sustatzeko dirulaguntzen partida zero hau ez da excelencia

zero hori bai eusko jaurlaritzari hemen eskatzen dotsagu kontratazio masiboa sustatzeko dirulaguntzak martxan ipintzea

gobernuen dirulaguntzari konplementatzeko hain garrantzitsuak izan ahal diren dirulaguntzetan

zero harrigarria eta guk aurrekontuen plenoan

proposatu genuen ikusita zein egoeratan dagoen eskualdea eta herria

ez ez ez enplegua sustatzeko dirulaguntzen partidan zero ahaztu egiten jakuz gauzak guri batzuetan

zuen erdibidekoan hainbat baldintza eta egikaritzeko puntu jasotzen dozuez kontratu mugagabeak lanaldi osokoak hitzarmen kolektibo propiopean

gutxieneko soldata baina bueno beste galdera batzuen artean okurriruten jata zelan

egikaritzea berba bai baina zelan eta beste gauza bat nori zabiltzie eskatzen

hona edo hara ze hemen hori ez da eztabaidatzen han eztabaidatzen da han edo

ez dakit ze kriteriopean eskatzen den bankada honeri eta ez han dagoen bankadari edo madrilen dagoen bankadari

hori bai dala zuk esan dozune lehen esperantza faltsura kondenatzea gazterie hori bai da rico jaunak esan dauen moduen badakizuleko zuok emendakin horretan ipini dozuen guztie ezinezkoa dala betetea eta badakizue

esperantza faltsuek eragitea gazteengan batez be gazteak eta

eta zentzuz jokatea eskatuten doskuelako beraz papelak edozein gauze hartu ahal dauenez ba bueno ba olentzerori kartea idatziko dotsegu baina hori ez da

konpromezue eta aurrera egiteko konpromezue hori da eusko jaurlaritzak beka stem enplegua sustatzeko ematen dauzen dirulaguntza guztiak programa guztiek hori bada ez da paper baten idaztea okurriduten jatan guztie

galdetu hemendik ez dau baina gusto jakoz mezu bet bi jaso nauelako

argazki politek ataratea hona etorri eta brindis al sol bat egitea baino

eskerrik asko ipiñazar andrea martínez andreak ez du hitzik hartu behar beraz eztabaida amaituta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

euskal talde popular ciudadanos taldearen osoko zuzenketa bozkatuko dugu bozkatu dezakegu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

arte ederren museoa handitzearen inguruan eztabaida eta behin betiko ebazpena talde proposatzailearen txanda barrio jauna euskal talde popular ciudadanos taldeko

zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz elkarrekin podemos ezker anitza taldearen ordezkaria angulo jauna zurea da hitza

para hacer política mila esker angulo jauna euskal sozialistak alonso jauna zurea da hitza

alonso jauna euzko abertzaleak zuluaga andrea zurea da hitza

lehendakari sailburua legebiltzarkideok egun on guztioi laurogeiko hamarkadan kulturaren arkitekturaren hirigintzaren eta ingurumenaren botere eraldatzailea kimera bat zen

batzuetan badirudi garai haietara itzuli nahi dugula esperientzia eraldatzaile horietatik ezer ikasi ez bagenu bezala berriz ere

balio horiek gizarte eta herrialde gisa lortu dugun eraldaketa handia erakundeen arteko lankidetzari lankidetza publiko pribatuari eta

datozen urteetan euskadin egingo den kultur azpiegiturarik garrantzitsuena eta ilusionagarriena baita

eta proiektu berri honek bere historia errespetatzen duen begirada bat eskaintzen du baina aldi berean globala

ondareari hirigintzari ingurumenari eta eskatutako administrazio prozesu guztiei buruzko araudietara egokituta

eta orain inoiz baino gehiago ilusionatzen gaituen gure museoa

museo eskaintza dela eta munduko hogeita hamabost hiri garrantzitsuenetarikoa da eta turisten ehuneko hirurogeita zazpiak eskaintza horren arabera

bilbori eta euskadi osoari dagokienez arte ederren museoa

gaur egungo kokalekuan eta hirurogeita hamar hirurogeita hamaika laurogei laurogeita bi laurogeita hiru eta bi mila urteetan

nazioarteko lehiaketa arrakastatsuak irabazle bat utzi zuen

agravitas proiektua epaimahai ospetsu profesional ibilbide oneko eta parekide bategatik aho batez aukeratua

proiektu aparta museo bikain batentzat erakundearen nortasunari balio berezia ematen dion arkitektura berria este proyecto

dagoeneko eraikita dagoen mantenduz planteatzen da eraldaketa museoaren ondoz ondoko handitzeak bereiztea ahalbidetuz

eusko jaurlaritzako kultura eta hizkuntza politika sailak

bilboko arte ederren museoa handitzeko eta eraberritzeko proiektuari dagokienez eta beharrezko txostenak eskatu dizkie

egindako prozedura eta jarduera guztien oinarri baitira prozesu horretan fase guztien gardentasuna informazioa

herritar guztiok jarraitu dugu ahalik eta bitarteko gehien erabiliz urratsez urrats proiektuaren mugarri guztiak betetzen nadie estaba dispuesto a

museoaren estatusa bere horretan mantenduko du herrialde honetako eragile guztien artean kokatu dugun lekuan abangoardia guztiak batuko ditu

gure balio garaikideen isla izango da gure lurraldearen suspertze ekonomikoa bultzatuko du eta gure herrialdea biziberrituko du pandemia izugarri honen kalte eta ondorioen

zuloaga andrea zuzenketarik aurkeztu ez duten taldeen txandara pasatuz eh bildu taldearen ordezkaria agirre andrea zurea da hitza

a todas y todos bilboko arte ederren museoan ikasi nuen hain zuzen pinturan liluratu egiten nauen fenomeno bat fenomeno hori

italieraz pentimento esaten da eta arrepentimiento gazteleraz jakingo duzuenez

beharbada buru bat marraztu gero iritziz aldatu eta

eta gainetik beste irudi bat margotzen du artistak kontua da gero urteen poderioz pintura geruzak galtzen joan ahala

batzuetan damu hori mamu bat bezala agertzen da bilboko

damu bat dago oso polita ez dut gogoratzen ondo edo arrue edo zubiaurrerena den baina

damu bat pertsona baten burua da mamu bat bezalakoa den

ikusi baina bai teknologia berezi bat erabiliz hori ere bilboko arte ederren museoan ikasi nuen bertako lantaldea oso atsegina da eta

erreflektologiaren teknika aparatu berezi bat da eta izpi infragorriekin koadroaren azpian dagoena ikus daiteke

margolari flamenko baten koadroa erakutsi zidatela eta izpi horiei esker azpian zeuden

gerora aldatu egin zituenak koadroaren azken bertsioan liluratu egiten nau horrek itxura batean azpian zer dagoen

hor ezkutuan eta zelan batzuetan urteen pazientziaren ostean azpiko hori zelan agertzen den

zer dagoen ikusteko aparaturik balego zeintzuk diren gure damuak gure barrenean dagoena eta gero

edo duguna eta zer esanik ez horrelako teknologia bat bagenu ba gobernuaren kontrola egin ahal izateko

eta egiten dituen gauzen atzean ba zer dagoen ikusi hor hor azpian urrun joan barik

zer gertatzen ari den jakiteko nahiko nuke horrelako teknologia bat erabili izan ere damu mamu batzuk agertzen hasi dira

norman foster eta uriarteren proiektu irabazlearen balorazio bat egitera unai fernandez de betoño kenduta gu ez gara arkitektoak baina herri ordezkari bezala ba proiektu horren inguruan ba ikusi ikusten ditugu damuen zantzu batzuk lehenengo eta

handitze eta eraberritze lanak

museo batean egiteko eusko jaurlaritzako kultura sailaren aldeko txosten bat behar du bertako teknikariek funtzionarioek

irizpide kulturala eta ez dagoela espresio politikorik ez ekonomikorik hala eskatzen du behintzat enplegatu publikoaren legeak eta ondare legeak ere bai txosten hori loteslea izaten da baina bilboko arte ederren museoa handitzeko jaurlaritzako kultura saileko teknikariek ez dute txosten hori egin eta egin badute

hemen esaterako nahiko nuke nik erreflektologia erabili izpi infragorriak

teknikariek egin behar dutena eurek egin beharrean kanpoko talde batek egin du orain irailean

eta unescorekin lotura duena talde honek egin duen txosten hau ostera ez dakigu noren enkarguz eginda dagoen

ezta zenbat balio duen ere horren inguruko datuak ez dira publikoak esan beharrik ez dago txosten hori museoa handitzeko

irabazlearen oso oso aldekoa dela hor ere izpi infragorriak beharko genituzke azpian zer dagoen jakiteko eta zergatik halako garrantzizko handitze

teknikariak aintzakotzat hartu baina hori baino gehiago dago fernando pérez rodríguez urrutia euskal arkitektoaren eskariz ez zen izen

egin du museoaren handitze eta eraberritze lanen inguruan txosten hori oso argia da akademiaren arabera

ondarearen babeserako legea lege berria hemen hemeretzian guk

indarrean dagoena horrez gain akademiaren arabera bilboko udal araudia ere ez du betetzen edo hobeto esanda ez zuen proiektu irabazleak hemen ere damu bat agertzen da bilboko udalaren araudiaren arabera babes osoko eraikina da edo zen arte ederren museoa eta zen diot fosterrek irabazitako lehiaketa publikoaren ostean iazko azaroan udal araudia aldatu ezabatu eta beste bat egin dutelako

egingarria izan dadin udal arauak apurtu barik hau da proiektua legera egokitu beharrean legea egokitu dute proiektura hemen ere

nahiko agerikoa da dena eta eta gehiago dago real academia de bellas artes de san fernandok eginiko txosten horri

galdetu diogu kultura sailburuari bingen zupiria jaunari eta bere erantzuna izan da begirunez jaso eta irakurri dugu begirunez jaso eta irakurri dugu zer da hori hori ez da guk galdetzen duguna jakina irakurri duzuela jakina jaurlaritzan irakurri dena txosten hori gure galdera da irizten dioten hain argia den txostenari zertara dator halako erantzun bat ez dugu errespetu bat merezi eta oraindik gehiago kultura sailburuari bingen zupiriari galdetzen diogunean ea proiektu horrek euskal ondarearen hainbat artikulu betetzen dituen erantzuna da bai

besterik ez ez inongo azalpenik ez inongo justifikaziorik ezer ere ez

bakarrik normala da hori egokia da zer dago horren guztiaren azpian hor ere ba erreflektologia beharko genuke eusko jaurlaritzak uste badu ondo egiten ari dela

zergatik ez du berak egin txosten juridikoa zergatik utzi du kanpoko

teknikariek eginiko txostenean oinarritu beharrean zer ezkutatzen da horren guztiaren azpian argitasuna behar dugu gardentasuna

errespetua zor zaio zintzotasuna behar da

gure herrirako nori zuzenduak ze helbururekin herri eztabaida bat da hau ederra aberastuko gaituena baina batez ere garbia

eta berak egin behar du bilboko arte ederren museoko handitze lanetarako txosten

hori da gaur hemen eskatzen duguna argitasuna eta legea betetzea ezin da damurik egon pinturan liluragarria badira ere jaurlaritzaren ageriko jokabidea eta azpikoa berdinak izan behar dira
eskerrik asko eskerrik asko agirre andrea

taldearen ordezkaria angulo bertatik bai mila esker

eskerrik asko alonso jauna euzko abertzaleak zuluaga andrea zurea da hitza

orain bilboko arte ederren museoaren txanda da eta beharrezkoa da nahiz eta baten batek museoak ez duela ez zelako handitzerik behar esan ulertezina horrelakorik entzun beharra zure

kultura sailak zorrotz bete ditu dagozkion ekintza guztiak eta beharrezko txosten publiko eta independenteak eskatu ditu alderdi historikoak ingurumenekoak eta bestelakoak zorroztasunez eta profesionaltasunez aztertu eta baloratu dituztenak proiektuak eskatzen zaion

andrea eh bildu taldearen ordezkaria

gracias señora presidenta alonso jauna gu ez gara eztabaidatzen ari proiektuaz guk hemen zalantzan jartzen duguna da legea betetzen duen ala ez horregatik zuen zuzenketaren lehenengo eta bigarren puntuarekin ez daukagu arazorik

jakin nahiko nuke zer planteatzen duzuen horretan kosta ahala kosta egin behar dela proiektu hori araudia prozedura denen gainetik

exactos del proyecto hau da proiektua moldatu beharrean araudira

utzi eta proiektuak aurrera egiteko

es este proyecto eta hori ez da horrela

zer dela eta zeren beldur dira jaurlaritzan teknikariei ez emateko hori lan hori berez legeak horrela eskatzen badu ere nork

hori da argitu behar duzuena zer damu dagoen hor ze mamu

guk ez daukagu aparaturik hori ikusteko baina uste dut zuok nahi gabe

denboraren poderioz irtengo dela eta irteten ari dela hor azpian dagoen mamu hori

eskerrik asko agirre andrea eztabaida amaituta bozketara jarriko dugu carmelo barrio baroja jaunaren mozioaren jatorrizko testua bozkatu dezakegu

ez da onartu jatorrizko testua jarraian elkarrekin podemos ezker anitza taldearen osoko zuzenketa bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamalau eman dugu bozka hogeita hamabi boto alde berrogeita bat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

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamalau eman dugu bozka berrogeita bat boto alde

hogeita bat abstentzio beraz onartuta geratu da osoko zuzenketa bigarren puntura pasatuko gara gai zerrendako bigarren puntua elkarrekin podemos ezker anitza talde parlamentarioak egindako legez besteko proposamena mundu osoan txertoetarako

izateari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena talde proposatzailearen txanda elkarrekin podemos ezker anitza taldearen ordezkaria den gorrotxategi andreak dauka hitza ekimena aurkeztu eta defendatzeko

egun on denoi pfizer

guztion hitzetan diren hitzak dira aspaldi honetan eta ez dira musika taldeak ezta ere futbol taldeak txertoen izenak dira orain dela urtebete esan izan baligute txertoei buruz

gaur egun hitz egiten ari garen moduan hainbeste ikasi eta gero ez genuke sinestuko baina egia esan

gauza arraro bat horrenbeste hitz egitea eta horrelako gainera jakinduriarekin hitz egitea orokorrean eta kalean txerto guztiei buruz eta bakoitza gainera dakarren onurei buruz eta mugei buruz eta ez da harritzekoa oso urtebete

konfinamendua hildako asko gaixo asko neurriak eta neurriak gure

arazo sozial psikologiko ekonomiko oso larriak beldurra angustia eta txertoak ekartzen digutena da hain zuzen ere honen guztiaren gainean esperantza hori da txertoek

jarduera politikoa ikusi genuenean estatu guztiak bere gain hartzen ari zirela hau desafio erronka hau eta dirua

arinen txerto bat lortu ahal izateko covid hemeretziaren kontra egin ahal izateko pozik hartu genuen baita ere

estatu desberdinen arteko elkar laguntza kolaborazioa

europar batasunaren esku hartzea por fin esta unión europea

muchas gracias eskerrik asko barrio jauna eh bildu taldearen ordezkaria etxebarrieta andrea zurea da hitza

kanpaina hasi aurretik edo orain ere askotan entzun ditugun hitzak bi izan dira elkartasuna ekitatea entzun eta esan ulertzen dugu zer esaten ari garen onartzen ditugu hitz horiek eta betetzen ditugu elkartasuna ekitatea hitz ederrak dira baina

ari garenak berekoikeriaren eta kapitalismoaren ondorioz urrutira joan gabe gurean begiratuz gero txertaketaren irizpide balio printzipio nagusiak izan dira ahulenak lehentasun izatea elkartasunez jokatzea eta ekitatea baina txertaketa kanpaina

zein herrialdek edo autonomik txertatu lehena non dagoen nire txertoa osasun larrialdiak ispiluaren aurrera begira jarri bagaitu

zer esan txertaketa kanpainaz biluztu egin gaitu eta gaur eztabaidatzen ari garen txertaketari buruzko legez besteko proposamen hau horri begira edo egoera hori iraultzeko asmoz oso garrantzitsua da mundu mailako txertaketa indartsu

haratago doa eta hainbat aspektutatik aztertu dezakegu lehena gardentasunarena da europako ezkerreko taldearen lanari esker tartean pernando barrena gure eurodiputatuaren lanari esker kontratua publiko egin zedin

betiere batzordeak ezkutatu nahi zituen xehetasunak izan ezik aldez aurretik aipatu den moduan europako batzordearen gardentasun faltaren beste erakusgarri bat europako herritarrok euro ordaindu ditugu gure zergen bidez covid hemeretziaren aurkako tratamendu eta txertoaren ikerketan eta beraz herritarrok eskubidea dugu jakiteko zenbat gehiago ari garen ordaintzen farmazia enpresek pandemia honen kontura onura oportunistak lor ditzaten eta ildo horretan

euskal herria bilduren babesa duen ekimena da hau txertaketa prozesuaren gardentasunaren eta kontrol publikoaren alde egiten du ahalik eta azkarren herritar guztiengana eta berme guztiekin iritsi dadin

interesetatik at sistema publikoaren aldeko irakurketa batetik ere begiratu dezakegu eztabaida hau txertaketa kanpaina ezin da farmazia enpresa handien esku egon eta ezin dute pandemia hau probestu

sistema publiko indartsu bat behar dugu txertoen produkziotik hasi eta txertaketa herritar guztiengana jartzeraino horretarako lehen urratsa jabetza intelektuala eta patenteak liberalizatzea da txertoa

eta edozein erakundek eta estatuk txertoa sortzeko aukera izan eta munduko txoko guztietan ekoizteko aukera izan dezaten

mundu mailan biderkatzeko eta txertaketa kanpaina azkartzeko hegoafrikako gobernuak iradoki duen moduan esate baterako ildo horretatik

enpresa pribatuen eskuetatik kanpo eta bide beretik herrialde ezberdinek garatutako txertoak eskuragarri izan beharko genituzke sputnik

nazioarteko elkartasunarena da internazionalismoarena osasunaren mundu erakundeko zuzendari nagusiak urtarrilaren zortzian esan zuen bezala herrialde batzuek txertoekiko duten berekoikeria kaltegarria da guztiontzat beste herrialde batzuei txertoa eskuratzen laguntzeko nazioarteko

baina argi dago ez direla nahikoak eta ikuspuntu horri heltzen amaitu nahiko nuke ikusi dugu momentu honetan txertoa urrea dela baina

zer izango den ahaztu handienak diren hainbat herrialdetan

aurre hartzeko txertoaz gain jada gurean ahaztuak diren beste hainbat gaixotasunei aurrea hartzeko txertoak ere ez dituzten herrialdeez ari garenean

modu bateratuan eta koordinatuan ez bada txertatzen ez badira neurriak hartzen ezinezkoa izango zaigulako osasun larrialditik ateratzea gurpil eta olatu zoro bezain amaigabeetan murgilduta

eta ikuspuntu berekoia ere alde batera utzita herrien arteko elkartasunaren ikuspegitik begiratzea ezinbestekoa zaigula uste dugulako internazionalistak gara eta ghanan thailandian kolonbian edo saharan pasatzen dena kezkatzen gaitu

estatu ez izanik ere eta estatu ez izateak zaildu arren bidea ireki beharko genuke gainerako herrialdeekin elkartasunez aritzeko badakigu

baina gure xumetasunetik egin genezakeen txikiena ere handia da horregatik pentsatzen dugu gure zuzenketan aurkeztu ditugun neurriak ezinbestekoak direla eta gure txertaketa estrategian barneratzea ezinbestekoa dela zer proposatzen dugu patenteen liberalizazioa hau ez bada egiten europako ezkerretik lantzen ari garen ildo hau ez bada egiten beste guztia apurtxoak izango direlako jaurlaritzaren nazioarteko alorretako lanean honen aldeko apustua lan egitea ezinbestekoa da bestalde covax baliabidea bakunaz hornitu

exijitzen ari gara eta amaitzeko garapenerako lankidetzaren agentziaren bidez sustatu daitezkeen elkarlan eta prozesuak sendotzea ezinbestekoa dela uste dugu

eta hartutako erdibidekoan ez dugu horrelako ezer topatu beraz ez dugu gure sinadura bertan jarri eta abstentziora joko dugu
boluntarismoaren aurrean ardura hartzeko garaia delako eskerrik asko eskerrik asko etxebarrieta andrea euskal sozialistak rico jauna zurea da hitza

eskerrik asko legebiltzarburu andrea lehendakari jauna sailburuak legebiltzarkideok jaun andreok eguerdi on guztioi

egoera zail eta luze honetan gure itxaropenak dira eta esaten den bezala

eztabaidatu edo eztabaidatu baino aztertu dugun legez bestekoaren helburuarekin guztiz ados gaude ezin da beste modu batera izan

txertoak munduko bazter guztietara heldu behar dira eta horrela adierazi diogu proposatzaileari helburua garrantzitsua delako eta

baina proposatzailearen testuan gauza batzuk edo ekintza batzuk zeuden jaurlaritzaren eskumenetik kanpo zeudenak horrela adierazi diogu proposatzaileari gorrotxategi andreari kasu honetan eta adostasun bat lortu dugu

heldu gaitezkeen eta beste guztiak adierazpenak direla baina uste dut gai askotan eta batez ere honetan

behar ditugula batez ere mundu osoko

osasuna eta ekonomia kolokan daudelako eta hildako asko daudelako gainera birusa pairatu dutenen artean batzuk ondorio psikologikoak fisikoak dituzte eta hauetariko batzuk gainera luzerako eta larriak

luzeak eta behar eta arazo berrietara bizkor egokitu behar honek guzti honek eragin zuzena izan du pertsonengan eta gu guztiongan

itxaropen falta sentitu ditugu eta sentitzen ari gara esan bezala ondorio larriena hildakoak dira guzti honi askatasun falta gehitu behar diogu eta familia eta lagunak ikusteko zailtasunak

tresna dugun tresna txertoak dira eta nire aurretik hitz egin duzuenok ondo azaldu duzue txertaketa

epe laburrean lortu dira txertoak eta gure erkidegoan txertaketa aurrera doa europan txertaketa aurrera doa eta munduan txertaketa ere aurrera doa baina legez bestekoak

ez dela mundu guztira ez direla txertoak berdin helduko berandu helduko direla eta gutxi helduko direla gutxiegi beraz helburua

orain dela egun batzuk lehendakariak horrela adierazi zuen eta uste dut legez besteko hau ondo laburbiltzen duela eta horregatik

eusko jaurlaritzaren laguntza irmoa txertaketa global eta solidario baterako txertaketak planetako biztanle guztiengana iritsi behar du herrialde pobretuen artean eta beren osasun sistemen ikuspegitik ahulenak direnen artean banatu behar da bereziki eusko jaurlaritzaren ustez helburu hori modu multilateralean partekatu beharko litzateke nazioartean eta elkartasun eta gizatasun printzipioekin konprometituta

txertaketa global baten garrantziaz jabetzeko printzipio berekoiagoetara ere jo liteke pandemia mundu osoan gainditzen da edo ez da gainditzen herrialde bakoitzaren segurtasun propioa ekonomia propioa eta osasun publikoa ez dira salbu egongo

eta lehendakariaren hitzekin jarraitzen dut bat egiten dut eta babes irmoa ematen diot

adierazpenean egindako deiari pandemiaren urte honetan

eskainiz baita peru bezalako beste herrialdeei ere orain osasun globalaren aldeko lankidetza aldeaniztuna indartu nahi da

lehenik txertaketa globala eta solidarioa bermatzea bideratutako nazioarteko ahalegina covax babestea joan den ostiralean hilaren hemeretzian

ari naiz ajuria enean egindako bileran kanpo gaietarako lankidetzarako eta europar batasunerako ministroari adierazi nion bezala eta bigarrenik

bideetatik uste dut lehendakariaren hitzek argi uzten dutela zein den jaurlaritzaren lana zein den asmoa eta non dagoen esfortzua baina gorrotxategi andreari azaldu diogun bezala jaurlaritzak eskumen batzuk ditu eta eskumen horietan egin daiteke lan besteak adierazpenak dira el covid diecinueve afecta

sabinek poliomielitisaren

eta ez zuen patentatu esan zuen munduko haur guztiengana heltzea nahi zuela

dirurik jaso eta bere hitzak izan ziren hau mundu osoko haurrentzat nire oparia da uste dut

eta hau ez sartu autokonplazentzia bezala baina egun hauetan komunikabideetan irten da eusko jaurlaritzak

egiten egin duen eta egiten ari den esfortzua zientzietan ikerkuntzan biozientzietan eta horrek guztiak emaitzak ematen ari dela beraz uste dut jaurlaritzaren esfortzua hor dagoela eta ez du jaurlaritzak esaten ikerlariek esaten dute esfortzua egin da eta fruituak

lehendakariaren esaldiarekin bukatuko dut pandemia mundu osoan gainditzen da edo ez da gaindituko eskerrik asko eskerrik asko juez andrea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

resolver gracias eskerrik asko martínez andrea erantzunen txandara pasatuz
elkarrekin podemos ezker anitza zerbait bertatik

hau ez legezko proposamen bat da eta honen bitartez egiten duguna da gobernuari euskal gobernuari eskatu eta bultzatu jarduera bere

kasu honetan txertoak ditugu eztabaidagai covidaren kontrako txertoa dugu eztabaidagai

gure herriari euskal herriari eta euskadiko biztanleei gutxi samar heltzen ari zaiola txerto kopurua eta orduan

eta guk gobernuari euskal gobernuari esaten diogunean aritzeko zentzu batean esaten diogu aritzeko bai bere eskuduntza asko diren gauzetan baita berak daukan

ahalmen horretan beste erakunde beste organismo eta beste leku batzuetan nik uste dut hori guztia dela

kasu honetan esaten nuen bezala txertoak dira hemen gure herrian gaizki heltzen ari den zerbait eta sakoneko arrazoiei begira ezinbestekoa ikusten dugu patenteen liberalizazioa

diru publikoa sartzen denean behar bezala kontrolatzea gastu hori eta gero hori berriz bueltan etortzea gizartearen onurarako eta aipatutako gure proposamenean aipatutako hainbeste gauza hori da gure helburua hori da gure horizontea

unibertsalak izatea bai eta gainera libre izatea guztientzat jarri ahal izatea kasu honetan erdibideko bat lortu dugu

gure helburu jatorrizkoa jasotzen ehuneko ehunean baina inportanteak ematen direla guk ezarritako marko horretan eta bide bidea asitzeko aukera oso ona eskaintzen digula eta beste kontu bat gainera

covidaren kontrako txertoak ndo merezi duela akordio bat ganbera honetan

andrea ez du hitzik hartu behar popularrek etxebarrieta bai eh bildu zurea da hitza

eskerrik asko beste behin ere azpimarratzeko gure abstentzioaren zergatia

hor dago jopuntua eta hor dago lan lerroa eta jaurlaritzaren eskumenetatik kanpo egon zitezkeen puntu batzuk ezartzeaz hitz egin du juez andreak ekarri nahi zela baina

eskumen guztiarekin eta eskumenetatik kanpo ere hainbat eskaera egin dituzuela soilik dagokion ardurei begira nire ustez eskumenekoak edo eskumeneko kanpo ere hemen eskatzeko

eskumenekoak gainera ez dituzue sartu zeren adibidez guk sartuta geneukan gehitzeko zuzenketa horretan hitz egiten genuen besteak beste legebiltzarrak jaurlaritzari eskatzen diola garapenerako lankidetzaren agentziaren bidez dirulaguntza eta zuzeneko hitzarmenak erabiliz

txerto seguru eta eraginkorrak eskuratzeko fabrikatzeko eta banatzeko gaitasun handitzen laguntzea eta zuen erdibidekoan ez duzue hori gehitu are gehiago zuen erdibidekoan ez duzue gure puntu bakar bat ere gehitu

guk hitz egiten genuen puntu bakar bat ere ez gainera

bat egiten genuen ere hasieran eskatzen ziren hainbat eta hainbat punturekin eta esan bezala gure ustez egoera honetan badago marra gorri bat patenteen liberalizazioa dena

helduko ez baginen ere honen bidean gobernu espainiarrak eta hemendik bultzatu zitezkeen nazioarteko ekimen ezberdinetan

horren alde bultzatu eta hausnarketa horren inguruan bultzatzeko proposamena egitea bazegoen eta hori ere ez duzue gehitu nahi izan beraz berriro diogu

eta horregatik ulertzen dugu eta borondate on hori konpartitzen dugu baina abstenituko gara egin duzuen erdibideko proposamenean eskerrik asko eskerrik asko etxebarrieta andrea

zurea da hitza bai eskerrik asko legebiltzarburu andrea eta

etxebarrieta andrea uste dut inork ez dizula ukatu eskatzeko eskubidea hona etorri zara eta zure

kontrakorik esan beste gauza bat da gu proposatzailearengana zuzendu ginen gainera gu izan ginen zuzendu ginenak eta hor lan bat egin dugu

eta berak gauza gehiago eskatzen zituen baina hala ere uste dut jaurlaritzaren eskumenetan dauden guztiak sartu ditugula erdibideko zabal bat da beste gauza bat da haratago joan nahi izatea denok nahi dugu baina

beste batzuetan ere entzun izan dugu legebiltzar honetan gauzak adosten ditugula eta ez direla betetzen gu joan gara bai rico jauna eta ni

gu ere haratago joan gaitezke baina eskumenen kontua berriro esaten dut eta gu zuzendu gara gorrotxategi andrearengana eta

beste gauza bat da bai eta gainera punturen bat ere bigarren proposamenean adostasunera heltzeko sartu genuen

nik baloratzen dut gaur adostasuna lortzea gehiago egin behar dela haratago joan behar dela baina pausoka joan behar gara eta alde batez

agentziaren lana ere goraipatu nahi dut gaurkoan eta hori ere sartu dugu puntu batean eta gauza bat da

eskatzen diren gauzetariko batzuk gorrotxategi andreari azaldu diogu aztertzen daudela baina ezin dugu

aztertzen dauden gauza batzuetan bidea egin behar dute eta denbora bat behar dute ikertu

egin ahal izateko eta berak ulertu du gauza batzuk orain egin daitezkeela eta beste batzuk aztertzen daudela agentziarena eta beste gauza asko
berriro eskerrik asko adostasunagatik eskerrik asko juez andrea mistoak hitza hartu behar du ez beraz eztabaida amaitu dugunez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

gai zerrendako laugarren puntua eh bildu talde parlamentarioak egindako legez besteko proposamena etxebizitza prestazioen eguneratzeari buruz

talde proposatzailearen txanda fernandez de betoño jauna zurea da hitza

hiru datu emango ditut lehen datua azken hamaika urteetan ez dira inoiz eguneratu etxebizitza prestazioak

diru sarrerak bermatzeko errentaren legea bertan sortu zen etxebizitza prestazio osagarria ideia zen

babes publikoko merkatutik kanpoan alokairuan zeuzkaten familiei prestazio osagarri bat ematea

eta kopurua zehaztu zen bi urte ondoren bi mila hamareko urtarrilean hain zuzen ere etxebizitza prestazio osagarriaren

kopurua zehaztu zen hilean berrehun eta berrogeita hamar eurotan eta kopuru berezi bat ere aipatu zen hirurehun eta hogei eurokoa ba kasu berezi batzuetarako esate baterako

bi seme alaba edo gehiago haien ardurapean zeuden kasuetarako beraz bai berrehun eta berrogeita hamar euroko kopurua baita

zehaztu ziren kopuru berezi hori hirurehun eta hogei eurokoa ez da inoiz ere aplikatu zeren eta urtez urte aurrekontu lege guztiek haien xedapen gehigarrietan mugatzen dute aukera hori beraz

etxebizitza prestazio osagarria berrehun eta berrogeita hamar eurokoa izan da hilean ondoren etxebizitza legea egin zenean bi mila hamabostean bertan sortu zen etxebizitza prestazio ekonomikoa ideia zen etxebizitza eskubide subjektiboa

haientzako alokairu sozialeko etxebizitza bat ba horren ordez eman ahal izatea prestazio ekonomiko hori

alokairuaren merkatu pribatuan ordaindu ahal izateko gutxienez alokairuaren zati bat

ordezkatuko zuela denborarekin etxebizitza prestazio osagarria eta beraz kopurua

hilean berrehun eta berrogeita hamar eurokoa esan behar da ez dela

urte hauetan eta beraz hori izango litzateke lehen datua bigarren datua etxebizitzaren alokairuak igo dira euskal autonomia erkidegoan azken hamaika urte horietan ehuneko hamazazpi

web atarira bertan ikus ditzakegu zenbait datu eta

ikusten da euskal autonomia erkidegoan alokairuen igoera izan dela ehuneko hogeita hamaikakoa

esajeratua izan daiteke eta egia esan akaso higiezinen atari

eta nik uste dut hemen gauden guztiok adostuko dugula fidagarriagoak direla eusko jaurlaritzak berak ematen dituen

joan gaitezen jaurlaritzak ematen dituen datuetara ema estatistikak

egia esan bakarrik dauzka bi mila hamasei eta bi mila hemezortziko bigarren hilabete bitarteko datuak baina bakarrik hiru urte eta erdi horietan ikusten da nola alokairuak

hiru urte eta erditan ehuneko hamar igo da etxebizitzaren alokairua euskal autonomia erkidegoan eta badago beste inkesta interesgarriago bat kasu honetan hartzen dituelako aipatzen ari naizen hamaika urteetako epe osoa

datua higiezinen eskaintzaren inkesta honek bai ematen dituela

eta garai hartan zortziehun eta hirurogeita hamabost eurotan bazegoen alokairua kopuruak emako datuak baino oinarritzen direlako eskaintzan eta ez benetan alokatzen diren kopuruetan baina bilakaera aztertzeko baliagarriak dira eta azken datuak bi mila hogeiko laugarren lauhilekokoak mila berrogei eurotan daude beraz esan daiteke

alokairuak igo direla ehuneko hamazazpi koma bat azken hamaika urteetan eta denbora tarte horretan lehen esan dudan bezala etxebizitza prestazioak ez dira igo hori litzateke bigarren datua

euskal autonomia erkidegoan alokairuan dauden pertsonek egin behar duten esfortzu ekonomikoa haien errentarekiko da espainiar estatuko altuena eta hori ikus daiteke pasa den urtean

eta badaukagu ohorea zerrenda honetan ranking hau lideratzeko espainiar estatuko autonomi

país vasco hemen ikusten da lehena bertan alokairuan dauden pertsonen artean haien diru sarrerak ehuneko

dedikatu behar duten portzentajea da ehuneko hirurogeita bostekoa bigarren autonomia erkidegotik bost puntu gehiagora alegia nahiko

ehuneko berrogeita hamaseiarekin laugarrena asturias ehuneko berrogeita hamairuarekin eta gero beste guztiak honekin nik uste dut nahiko argi ikusten dela nahiz eta euskal autonomi erkidegoan egia da batez besteko errenta altuagoa den

alokairuan daudenek esfortzu askoz handiagoa egin behar dute euskal autonomia erkidegoko alokairuak oso garestiak direlako eta alokairuan daudenek bereziki horiek errenta baxuagoak dauzkatela seguruena etxebizitza bat jabegoan dutenek baino eta nik uste dut oso

zelako esfortzu ekonomikoa egin behar duten alokairuan dauden pertsonek zer proposatzen dugu legez besteko proposamen honen bidez eguneratzea etxebizitza prestazioak ehuneko aipatu dudan ehuneko hamazazpi hori aplikatuko bagenio hilean berrehun eta berrogeita hamar euroko prestazioari izango lirateke berrogeita hiru hilean gure proposamenaren bidez egin duguna izan da hori borobildu gora berrogeita hiru eurotik berrogeita hamar eurotara eta nik uste dut idealistak emandako datuak ere balio dezake horretarako nik uste dut pixka bat exageratua dela baina borobiltzekotan gora borobiltzea

dela eta beraz horrek ekarriko luke berrogeita hamar euro gehiago hilean hirurehun euro kobratzea bai etxebizitza prestazio

osagarriari dagokionez lanbidek kudeatzen duena eta pasa den urtean

eta baita ere etxebizitza prestazio ekonomikoa etxebizitza sailak gestionatzen duena eta pasa den urtean gutxi gorabehera mila berrehun pertsonak kobratu zutena horiek igotzea

eta horrek ekarriko luke igoera bat ehuneko hogeikoa eta noski kopuru berezia lehen aipatu dudana bi mila hamarean zehaztu zena hirurehun eta hogei eurotan ba hori ere igotzea ehuneko hogeian hirurehun eta hogei eurotik hirurehun eta laurogeita bost eurora hilean

proposamen zentzuduna dela esan bezala eta prestazioa jasotzen dutenek merezi dutela azken hamaika urteetan ez zaielako igo beraz zenbat pertsonari afektatuko dion igoera honek ba lehen esan dudan bezala gehitzen baldin baditugu

ari gara edo familia unitatez prestazioz ari gara eta horren inpaktu ekonomikoa

hamasei milioi eurokoa kontuan hartu behar da eusko jaurlaritzak bere aurrekontuetan

azken bi urteetan bai bi mila hogeiko aurrekontuetan eta baita oraintxe bertan aprobatu diren aurrekontu berrietan baina esan behar da pasa den urtean ez zirela milioi horiek guztiak gastatu eta nahiz eta gutxienez nik dauzkadan

baina estrapolazio bat eginez hasierako hamaika hilabeteko datuekin hiruko erregela bat eginez

ordainduko direla sei milioi gutxiago presupuestatu zirenak baino bi prestazioen artean beraz hamasei milioi euroko inpaktu bat

hamar milioi eurokoa izango zen dirua da baina uste dugu pena merezi duela eta azken ohar bat

bai gaur egiten dugu proposamen bat etxebizitza prestazioak eguneratzeko baina ez dugu uste eh bildutik hori dela bidea uste dugu

neurri bat izan behar dela prestazioarena zerbait subsidiarioa eta uste dugu gehiegi

eta lege bihurtzen ari dela uste dugu etxebizitza legeak ematen zituen tresnak aplikatu beharko genituzkeela behingoz bi mila hamabosteko etxebizitza legea esate baterako oso tresna interesgarriak aipatzen zituen lege horrek edo ematen zituen etxebizitza hutsaren kontra borroka egiteko eta etxebizitza merkaturatzeko eta modu horretan alokairuko etxebizitza sozial gehiago

azken datuak ikusten baditugu jaurlaritzarenak esaten du pasa den urtean zeudela

etxebizitza huts kudeagarri euskal autonomia erkidegoan

kudeagarri esan nahi du momentuan ez daudela ez salerosketan ez daude eskaintzan eta ez daude ezta ere hondakin egoeran ere beraz

huts eta lehen konturatzen bazarete esan dut hogeita hamalau mila prestazio ematen ari garela

hogeita hamalau mila prestazio ematen ari gara eta hogeita hamalau mila etxe huts dauzkagu nik uste dut datuak

beraz esan bezala gaur egiten dugun proposamena uste dut

politika sendoagoak egiten ditugun bitartean prestazioak eguneratzea baina bihartik aurrera uste dugu etxebizitza legea aplikatzeko garaia daukagula

behingoz martxan jarri behar dela eskerrik asko eskerrik asko fernandez de betoño jauna zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz
elkarrekin podemos ezker anitza martínez zatón jauna zurea da hitza

egun on guztioi eguerdi on etxebizitza prestazioen eguneratzea ezinbestekoa da hori argi eta garbi geratzen da orain entzun ditugun datuak ikusita eta baita ere beste momentu batzuetan eta indarrean dauden eta aurkeztu diren informeak eusko jaurlaritzaren informeei buruz hitz egiten ari naiz ikusten baditugu etxebizitzaren arazoa

seguraski lehenengo bigarren edo hirugarren postuan egongo da datuak

eman dituen datu batzuk ere mahai gainean uztea gustatuko litzaiguke gure

joven etxebizitzaren arazoa ere oso larria da momentu honetan kaleratze guztiak ez dugulako gelditu

necesarios para la vida euskadin etxebizitza politika ona daukagu baina ez da nahikoa ona daukagu gainera espainiarekin

konparatzen badugu eta urteetan urteotan alderdi ezberdinek egindako lanagatik arrakasta lortu da bizigunen etxebizitza asko ditugu baina ez dira nahikoak ez dira behar diren etxebizitza nahiko

eta ezinbestekoa da parlamentu honetan ere eztabaidatu den bezala gaztelagun programa hobetzea milaka pertsona geratu dira milaka gazte geratu dira eskatu dutenak

kanpoan eta milaka pertsona daude programaren kanpoan ez delako heltzen

euskal herria bilduk ekarritako gai hau ez da berria elkarrekin podemos izquierda unidatik pasa den legegintzaldian horren inguruan ere lan egin genuen eta

gure proposamenak egin genituen eusko jaurlaritzari

akordio osoa baina bai zuzenketa partziala aurkeztu genuen eta

horren aurka bozkatu zuten hamaika urte hamaika urte

euskal talde popular ciudadanos taldearen ordezkaria garrido andrea zurea da hitza

proposamen zehatza daukagu eh bilduk aurkeztutakoa eta

eh bilduren artean eta podemosen artean akordio bat lortu dutela baina guk gure zuzenketa aurkeztu genuen eta pentsatzen genuen zuzenketa honekin bueno hobeago geratzen zen gure

eskaera momentu honetan uste dugu ezinbestekoa dela gure gizarte laguntzak arautzen duen legea aldatzea konpromiso hau

zela daukagun babes sistema uste dugu ere sistema justua izan behar dela eta

pertsonak eta bestalde ere bete ez zen konpromiso bat ezinbestekoa da edo lehentasun bat

hau da eta lehenengo puntuan aipatu dut lanbideren erreforma lanbide ez da zerbitzu eraginkor bat ez du ondo funtzionatzen eta ildo horretatik ezinbestekoa da eta lehentasun bat izan behar da eusko jaurlaritzarentzat bueno lanbide erreforma bideratzea

enplegurako eta langabeziari aurre egiteko benetako erreferentziako zerbitzu bat izateko como decía ante la

besterik gabe eskerrik asko eskerrik asko garrido andrea euskal sozialistak andueza jauna zurea da hitza

eskerrik asko mahaiburu andrea sailburu jauna legebiltzarkideok egun on guztioi

aurkeztutakoan ados egon gaitezke egin duzuen justifikazioan

justifikazio hori dela gobernu honek daukan irizpidea gai honen inguruan egiten ari den kudeaketan pandemiaren ondorio bat

uste dugu baina muinean ederki asko esan dezakegu zorionez eta berriro diot zorionez euskadin lege bat daukagula sozialistak bultzatuta eskubideak bermatzen dituena

eskerrik asko andueza jauna euzko abertzaleak berasaluze andrea zurea da hitza

eguerdi on guztioi zalantzarik gabe eta honetan denok ados gaude hilero etxebizitza bat ordaintzea erosten denean edo alokairu bat ordaindu behar dugunean

handiena dela eta askotan familia batek dituen diru sarrera horietan

joaten da etxebizitza hori ordaintzerakoan beti esan ohi dugu guztiok daukagula gure bizitza garatzeko etxebizitza

bizitzeko eskubidea eta hori gauzatzeko erakunde publikoetatik dudarik gabe lagundu egin behar da eta bi eratara lagundu daiteke

eta laguntzen da eta hori aipatu da hemen alde batetik etxebizitza publikoen eskaintza handituz eta beste alde batetik laguntza ekonomikoak ahalbidetuz guk uste dugu apustu sendoena dudarik gabe lehenengoa dela etxebizitza publikoak sustatu etxebizitza hutsak merkaturatu

etxebizitza politika publiko bat uste dugu bide horretatik egin behar dela europako herrialde askotan eta gainera alokairua bizimodu bezala askoz ere erabiliagoa den

parke publikoak oso handiak dira egia da baita ere azken urteetan tendentziak aldatu egin direla eta prestazioetara jotzeko

handitu egin dela eta orain egoera honetan covidak eragindako

egin da baina hala ere guk uste dugu politika publikoak egiteko bide egokiena etxebizitzari dagokionez parke publikoak

beti esaten dugu nahiz eta gure parke publikoa ez den hain txikia ez da handia ere daukagun demandarako ez daukagu nahiko etxebizitza publiko eta horregatik ba bueno politika publiko misto hori egitera behartuak gaude

dauzkagun eskaera guztiak etxebizitza bat emanda eta horregatik prestazio bidez ere asetu behar da demanda hori eta batez ere

eskubide subjektiboari legez bestekoarekin ados gaude eguneratu behar direla prestazioren zenbatekoak ongi esan duzu ez bi mila hamarrean finkatu zela berrehun eta berrogeita hamar eurotan

prestazio osagarri hori eta urte asko pasa dira merkatuak aldaketa asko izan ditu prezioek gora egin dute eta prestazio horiek egokitu behar direla

erabili behar diren igoera hori egiteko zuek ez duzue

eta ez aurrekontuen negoziaketan inolako proposamenik egin zentzu honetan bai elkarrekin podemosek eta martínez jauna gobernuak eskaini zizuen berrehun eta berrogeita hamar eurotik berrehun eta hirurogeita hamabost eurora igotzeko aukera hori eskaintza jaurlaritzarena izan zen zuentzat ez zen nahikoa izan eta azkenean ez zen akordiorik

eskaintza izan zen jaurlaritzarena eta uste dut horrek berak jada argi badagoela prestazio hauek errebisatzeko edo eguneratzeko borondate hori eta esaten nuen bezala kontua da nola egin eta hemen ez bakarrik zenbatekoak zeintzuk izan behar duten erabakitzerakoan baizik eta juridikoki nola egin behar den ere bai ez hainbat aldiz aipatu izan dugu orain arte

araututako prestazio horretatik etxebizitza legean jasotzen den prestazio horretara trantsizio bat egin behar dela txukuna orain arte lanbidetik

eskubide subjektiboa arautzen duen dekretua jaso beharko du baita ere prestazio hori

irteten joan bestean sartzeko beti esan ohi dugu hori ondo egin behar dela ez dugula inolaz ere onartuko prestazio hori jasotzen duen inor geratzea trantsizio horretan prestaziorik gabe eta horrek

badauka eta oso aurreratuta dago dekretu hori hainbat aldiz eskatu diogu gobernuari onartu dezala baina baita ere ba bueno bere mugak baditu baina badirudi bi mila hogeita batgarrena urte honetan

aukera izango duela behingoz dekretu horrek eta hortik

eta gero metodologia edo nola erabaki zenbatekoak eta hor ez genuen partekatzen jatorrizko proposamenean proposatzen zenutena merkatuan alokairuak izan du honenbesteko igoera zuk hemen aipatu duzu ehuneko hamazazpi igo direla alokairu prezioak

zertan oinarritzen duzuen ehuneko hogei hori o sea honekin ez dizut esan nahi ehuneko hamazazpia proposatu izan bazenu ados egongo ginenik ez

agian ez dela hori bide egokiena igoera edo prestazio honek zenbatekoa izan behar duen esateko ez eta

eskuragarriari buruzko hainbat ideia daudela ez dagoela kontzeptu bat baina hainbat

neurtzen dela zer den etxebizitza eskuragarri bat esaterako

dituen diru sarreren arteko erlazioan oinarritu daiteke edo esfortzu hori egiten dutena familiek etxebizitza bat ordaintzeko zenbatekoa izan behar duen ba diru sarreren ehuneko hogeita hamarra baino gehiago ezin duela izan ehuneko hogeita hamarberrogeiaren arteko hori hemen adibidez alokairu publikoan

orduan badaude hainbat parametro eta gero berak ere aipatu ditu eta nik ez dut

kontuan edukitzen dira baita ere beste hainbat elementu prezio edo prestazio horiek erabakitzerako

edo legeriak etxebizitza eskuragarriaren kostuan izan dezakeen eragina

jardunean egiten den politikaren neurketa bat edo hainbat eta hainbat kontu eta guzti hori kontuan izan beharko genuke baita ere ba prestazio horien zenbatekoa erabakitzerako orduan orduan

prestazioak eguneratzeko edo errebisatzeko eta beste kopuru batzuetan finkatzeko bai ados baina uste dut agian ez dela egokiena izan planteatutako bidea uste dut guk eskatzen geniona jaurlaritzari gure zuzenketan non

eskubide subjektiboa arautuko duen dekretua bide zuzena dela hor jaso beharko delako

prestazio hori eta gero bi mila hogeita biko aurrekontuetan

kopuruan eta eskubide subjektibo horri erantzuna emateko beharrak

asetuz besterik ez eskerrik asko eskerrik asko berasaluze andrea erantzunen txandara pasatuz eh bildu taldearen ordezkaria fernandez de betoño jauna zurea da hitza

azalpentxo bat abenduaren hogeita bian hemen bertan arriola sailburuak azaldu zuenean etxebizitza sailaren aurrekontua bi mila hogeita baterako nik neuk atera nuen gai hau esan aipatu nuen aurrekontuan berriz ere mugatzen zela prestazio osagarriaren kopuru berezi hori ez nekiela zenbat urte zihoazela hori egiten zela

eguneratu behar zirela etxebizitzako bi prestazioak bai osagarria bai ekonomikoa ere ondoren legez besteko proposamena erdi amaituta geneukanean etorri zitzaigun aurrekontuaren eztabaida gainera eta enteratu ginen esan den bezala hemen jaurlaritzatik

eskaini zitzaiela igotzea prestazio hori hilean berrehun eta berrogeita hamar eurotik hilean berrehun eta hirurogeita hamabost eurora beraz proposatu zitzaiena izan zen igoera bat ehuneko hamarekoa beraz

prestazioak etxebizitza prestazioak igotzeko ehuneko hamar orain azalduko duzue baina ez guri guk ulertzen dugu zergatik den jartzen ari zaretelako interes partidistak herritarren interesen gainetik klaro

oposizioari ogi papurrik eman eta are gutxiago eh bilduri orduan uste dugu azalpenak ez dizkiguzula guri eman behar baizik eta herritarrei

eta ea horrela ulertzen duten zergatik ez duzuen eguneratu nahi oraintxe bertan berasaluze andreak aipatu du bi mila hogeita bian eguneratu daitezkeela eta pixka bat erdibideko batera iristeko izan dugun negoziazio apurrean hori izan zen zuen azken proposamena bi mila hogeita bian eguneratzea baina zehaztu gabe zenbat

gure partetik malgutasunarekin joan garela negoziatzera esan genizuen eztabaidagarria kopurua

epea ez zitzaigun gaizki iruditzen bi mila hogeita bitik aurrera

egitea igoera bat edo eguneraketa bat hobeto esanda

malgutze bat onartu genuen baina kopurua behar genuen nonbait finkatu orain berasaluze andreak esan dit ez duela ulertu zergatik ehuneko hamazazpi igo baldin badira alokairuak ea zergatik jarri dugun ehuneko hogei nik nire aurreko interbentzioan azaldu dut ez dut berriz ere

proposatu zenezake transakzio batera iristeko ehuneko hamazazpi izatea edo ehuneko hamabost baina ez duzue sartu nahi izan eztabaida horretan

ulertzen dut ez zela aurrekontu batzuen negoziazioa

gutxiago zeneukatela zuek alderdi bezala irabazteko baina bueno esan behar da baita ere podemosen botoa eta alderdien botoak ez zenutela behar ezta ere aurrekontuak aurrera eramateko orduan berriz ere esaten dut azalpenak ez dizkiguzue guri eman behar azaldu beharko diezue

ea zergatik urtarrilean prest zeundeten haien prestazioak ehuneko hamar igotzeko

ez zaudeten eskerrik asko eskerrik asko fernández de betoño jauna elkarrekin podemos ezker anitza taldearen ordezkaria martínez

popularrek ez dute parte hartuko euskal sozialistak andueza jauna zurea da hitza

eskerrik asko eskerrik asko andueza jauna euzko abertzaleak

nik uste dut azkenean kontzeptuak ere pixka bat argitzea ez datorrela gaizki ez gaur egun

pasatu du esaten lanbidek erreforma bat behar duela egia da gaur egun lanbidetik kudeatzen dira prestazio osagarri hauek etxebizitzarako prestazio osagarriak baina legearen garapena eskatzen ari gara behin eta berriz etxebizitza legearen garapena eta etxebizitza lege horrek

hor egin behar da trantsizio hori trantsizio hori egiten ez den bitartean juridikoki ere arazoak daude gobernua horretan lanean ari da momentu honetan prestazio osagarria bukatzen zaionean herritar bati

eta etxebizitzarako eskubide subjektiboa baldin badauka

gobernuko beste arlo bat hain zuzen etxebizitza departamentuak guzti horiek etxebizitza prestaziora pasatzeko

legeak ez du onartzen eskubide subjektiboaren dekretua egin ahal izatea trantsizio hori egin arte orduan horrek

atzerapen bat tramitazio honetan eta hori da behar duguna etxebizitza prestazio hori behingoz

aurrekontu legean eta horregatik esaten nuen datorren urteko aurrekontu legean posible izango dela hori jasotzea

eskubide subjektiboa arautuko duen dekretu horrek argia ikusten baldin badu eta espero dezagun horrela izatea kopuruen inguruan aurreko batean ere izan nuen zurekin beste debate bat fernandez de betoño jauna garraioaren inguruan

zer zen autobus bat edo tren bat gehiegi beteta zegoen

gaur azkenean ere antzerako zerbait ehuneko hogei igotzea proposatzen dugu baina merkatuko

horrelako gaiak beste modu batera egin behar direla eta ez hona legez besteko proposamen batekin etorri horrelako igoerak proposatzen uste dut zuek ere izan zenutela zuen aukera aurrekontu legea tramitatu zenean eta hor jaso behar direlako justu prestazio

gure borondatea azaldu benetan

urte asko pasatu dira zenbateko hauek erabaki zirenetik baina uste dugu dekretuaren onarpena aurten izaten baldin bada eta horrek islada izan dezakeela datorren urteko aurrekontuan eta benetan ba nik uste dut gobernuaren eta behintzat gure taldearen borondatea ere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

onartu jarraian euskal talde popular ciudadanos taldeak aurkeztu duen osoko zuzenketa bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

beraz ez da onartu eta azkenik euskal sozialistak euzko abertzaleak

beraz onartuta geratu da osoko zuzenketa gai zerrendako bosgarren puntua euskal talde popularra ciudadanos talde parlamentarioak egindako legez besteko proposamena

ustiategietarako ordezkapen zerbitzu bat martxan jartzeari buruz talde proposatzailearen txanda euskal talde popular ciudadanos taldearen ordezkaria den larrea andreak dauka hitza ekimena aurkeztu eta defendatzeko

eskerrik asko larrea andrea zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz eh bildu taldearen ordezkaria

gaur popular ciudadanos taldearen legez besteko proposamen bat eztabaidatzea egokitu zaigu

ordezkapen zerbitzu bat abian jartzeko pandemia garaian lehen sektorea funtsezkotzat eta estrategikotzat jo izan da asko izan dira gure etxeetan produktu freskoen hornidura bermatu izanagatik ustiategietan egindako lana goraipatu dutenak

jaten ematen digun sektorea da ez dezagun ahaztu legez besteko proposamenean aipatzen dira covidak sektorean dituen ondorio batzuk eta argi dago eragiten diola bai baina ez da oztopo bakarra eta uste dut pandemia aurretik nekazaritzari eta abeltzaintzari eragiten dieten beste arazo batzuk aipatzea beharrezkoa dela

argi dago askotan salatu dugun bezala euskal herriko lehen sektoreak dirulaguntzei esker bizirauten duela sortzen zaizkien arazoei ematen zaien irtenbide ohikoena da momentuz eta sektoreak eguzkitik eguzkira lan egiten du ahal duen moduan aurrera egiteko

administrazio jarduera nekagarria burutu behar du jarraitzeko aukera ematen dieten dirulaguntza horiek guztiak eskatzeko zeren eta euren jarduera lehengaien truke jasotzen duten prezioak direla eta ez da errentagarria tamalez izan ere laguntza horiek izango ez balute ezingo lukete iraun horretaz aparte

eta normala da gaur egun nekazaritza norbere bizitzaren

bizi izan ez duenak ez dakielako honek zer suposatzen duen zertaz ari garen dakigula pentsatu arren

es para la mayoría inasumible adibide bat jarri nahiko nuke berrogeita hamalau urteko emakume abeltzaina bikotearekin batera familiako negozio bat dauka laurehun ardi latxako artalde batekin eta haragitarako hazienda pixka batekin duela hiru aste orkatila hautsi zuen behietako bat gidatzen ari zela lan istripua jakina bajan dago duela urte batzuk ordea baina ez horrenbeste urte

oraindik gogoan dut nire ama orkatilatik aldakarainoko igeltsuarekin behiak jaisten

eskerrak nire adibideko emakumea bajan dago esan dugunez baina nork ordezkatuko du kanpaina bere puntu gorenean dago

bikotea ondo daudenean egunean lau ordu baino ez dute lorik egiten orain bietako batek ezin du lanik egin nola moldatu behar da pertsona bakar bat lan karga handieneko

euren kasuan bi seme dituzte eta lan orduetatik kanpo laguntza eskaintzen ari dira ama osatu arte

ez batak eta ez besteak nahiz eta giro horretan hasi edo hain zuzen ere giro horretan hasi izanagatik izan ere beraiek ondo baino hobeto dakite ezagutzen dute jarduerak dakarren esfortzua lanaldi luzeak atseden egunik eza eta sari eskasa

bilatzea nahi dute edozer ez dute etorkizunik ikusten lehen sektorean así pues

gure zuzenketan zerbitzu antolatu baten beharra planteatu dugu honako hauek zehatz mehatz aztertuta ordezkatu beharreko egoerak

horretarako ezinbestekoa izango litzateke lehen sektoreko elkarte sindikatu kooperatiba

bai eta lanbidek ere zeren eta azken honek kudeatu beharko luke zerbitzua bizkaian eta gipuzkoan ahaleginen bat egiten ari dira aldundietan eta baita araban ere sektoreko erakundeen bidez

zerbitzuaren kudeaketa integrala proposatzen dugu formakuntza

horren kideak kontratatzea helburua lehen sektoreko baldintzak erkidego osoan homogeneoak izatea da pertsona horien bizi kalitatea ez dadila aldatu nekazaritza eta abeltzaintzako ustiategiak kokatuta dagoen lurraldearen arabera kontua ez da premiei

nolanahi ere ezinbestekoa iruditzen zaigu halaber kontratazio horiei lotutako gastuak estaliko dituen laguntza lerro espezifiko bat ezartzea

errentagarritasun eskasarekin ez lirateke ordezkapenak eskatuko

gastu jasanezina izango litzateke beste erkidego batzuetan ordezkapen zerbitzua emateko hainbat formula daude nafarroan esaterako oporrak gaixotasuna

eta beste egoera batzuk ordezkatzen dira gehieneko epeak ezartzen dira eta gehieneko zenbatekoak baina zerbitzua ematen ari da eta egokia da ahoa betetzen zaigu larrea andreak esan duen moduan pertsona horien lanaz dedikazioaz produktu freskoez kalitateaz

haien bizimoduan nabarmen hobetzeko eta sektore hori etorkizuneko

belaunaldientzat erakargarriago bihurtzeko aukera dugu daudenak geratu daitezen eta ez daudenak bertan

tamalez uste dugu ez dagoela beste urrats bat emateko borondaterik eta berriro ere sektoreari zor zaion aitortza hitzetan geldituko dela eskerrik asko
eskerrik asko etxebarria andrea euskal sozialistak prieto jauna zurea da hitza

eskerrik asko legebiltzarburu andrea lehendakari sailburua legebiltzarkideok eguerdi on denoi euskadiko sektore estrategikoetako bati buruz hitz egingo dugu gaur ere legebiltzar honetan nekazaritza eta abeltzaintza sektoreari buruz argiak eta itzalak dituen sektorea

oreka kanaleko elikagaien eta edarien salmentek behera egin dute esan dudan bezala kezka asko daude sektorearentzat baina aukerak ere asko dira

sektorean aritzen diren pertsonen bizi kalitatea hobetzeko funtsezkoa baita esate baterako

zalantzarik gabe teknologia berrien erabilera aliatua da lehen sektorearen lehiakortasuna bultzatzeko eta

baterako lana izan behar du eta gainera pandemia amaitzen denean jarraitu behar du

euzko alderdi jeltzalea beti sektoreari laguntzen euskadiren garapenerako funtsezko sektorea delako

dakarrelako eusko jaurlaritzak beti lagundu dio lehen sektoreari larrea andrea eta horrela egiten jarraituko du eta funtsezkoa da koordinatuta egotea hau da eskutik helduta joatea eta ahalegin ekonomiko eta tekniko asko egin dira sektorearen alde eta egiten jarraituko dira

hala nola gazteak lehen sektorera erakartzea belaunaldi erreleboa edo modernizazioa bultzatzeko lehiakortasuna hobetu ahal izateko

ekoizpenak hobetzeko eta sustatzeko funtsezko eginkizuna baitute eta erakundeek eta nekazaritza sindikatuek lagunduta gaur hona ekarri gaituen ordezkapen zerbitzua bezalako zerbitzuak eskaintzen dituzte

oporretarako gaitasun bajarako istripuetarako

hau da lan eskubide bat izatea beste edozein langilek bezala

eskerrik asko molina andrea zuzenketarik aurkeztu ez duten taldeen txandara pasatuz mistoa martínez andrea zurea da hitza

a la política de subvenciones eskerrik asko eskerrik asko soto jauna erantzunen txandara pasatuz
euskal talde popular ciudadanos taldeko ordezkaria larrea andrea bertatik zurea da hitza

eskerrik asko eh bildu taldeko ordezkaria etxebarria andrea zurea da hitza

euzko abertzaleak euskal sozialistekin

baina gaur inorekin hitz egiteko eta ezer adosteko aukerarik izan gabe erdibideko baten berri izan dugu eta edukia irakurtzerakoan aho bete hortz gelditu gara

etxebarria andrea euskal sozialistak prieto jauna

prieto jauna euzko abertzaleak molina andrea zurea da hitza

molina andrea mistoak ez du hitzik hartu behar elkarrekin podemos ezker anitza taldeko ordezkariak dauka hitza bertatik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

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamabost eman dugu bozka berrogeita zazpi boto alde veintiocho contra beraz onartuta geratu da erdibideko zuzenketa